egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

aldez aurreko gaia bateraezintasunen batzordearekin irizpena euskal irrati telebista herri

egoeraren gainean egina irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio kontseilu horretako kideak izendatzea batzordeko kideren batek

irizpena bozkatuko dugu irizpena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto

onartuta geratzen da irizpena jarraian kideen

parte edo hitza hartzeko norbaitek hartu nahi du ez beraz bozketara pasatuko ginateke printzipioz papeleta bidez egin behar da baina jakinaren gainean bazaudete edo bestela esango dizuet

badagoela horrelako plantxa bat edo behintzat akordio bat beraz irakurriko ditut zeintzuk dauzkadan hemen eta horren arabera

iñigo iturrate ibarra iker merodio urbaneja manuel allende arias arantza rica álvarez garbiñe mendizabal mendizabal andoni etxebeste iraeta beatriz narbaiza amillategi

koldo nabaskues simón diego gonzález moyano beraz hauek dira aurkezten direnak eta aho batez onartuko ditugu guztiok ados baldin bagaude asentimentuz egingo degu beraz kontrako botorik ez baldin badago ba onartuta geratzen dira eitbko kontseilurako

guztiak gai zerrendako lehenengo puntura pasatuko gara mozioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua hezkuntzaren egoera hobetzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda ubera andrea dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

hezkuntza sistema hobetzeko eta bereziki hezkuntza sistema publikoaren egoera hobetzeko mahai gainean berriro ere beste proposamen batzuk jarri ditugu eta behin eta berriro jarriko ditugu behar diren

herri honek aurrera egiteko arduraz jokatu nahi dugulako eta gure ekarpena egin nahi dugulako gure aurrekoek

eragileek hezkuntza komunitateak egin izan duen bezala hainbat eta hainbat urteetan nik

herritarrek ikastolak sortzeko egin zuten borrokagatik

nire aitortza hainbat jatorritako herritarrak bertakotu dira eta euskaldundu eskola publikoa guztion eskola

egindako lanagatik doakio ere nire aitortza eta miresmena

eta miresmena egunero maitasunez

nekaezin herri honek behar duen kalitatezko hezkuntzaren alde borrokan ari diren irakasle guztiei eta martxoak hogeita bian gure herriko kaleetara hezkuntzaren aldarrikapena aterako duten eta gure kaleak aldarrikapen horiez koloreztatuko duen irakasle guztiei

aitortza eta babesa horregatik guk ere gure aurrekoek egin duten bezala gure ekarpentxoa egin nahi dugu eta gaurkoan hiru jo muga ditugu guretzat funtsezkoak

egitea zenbat inbertitu bezain inportanteagoa delako nola eta non inbertitu ikastetxez ikastetxe dauden beharrak identifikatzea planteatzean dugu adierazle batzuen adierazle horiek oso garrantzitsuak direlako kalitatezko hezkuntza bermatu ahal izateko bigarrenik

testu liburuen programa solidarioa berreskuratu eta handitzea hauek funtsezkoak direlako aukera berdintasuna

sakontzeko eta bermatzeko eta hirugarrenik planteatzen duguna da ze azkenean pertsonak

hezitzen direlako pertsonak pertsonekin artatzen direlako planteatzen dugu horretarako behar beharrezkoa den plantilla pertsonala handiagotzea zer gertatzen ari zaigu gure hezkuntza sisteman geletan gero eta haur gehiago ditugu eta

hezkuntza sail honek iragartzen dituen hobekuntza plana bizikidetza plana hezkidetza plana hamaika esku plana inklusiorako plana planak eta planak plan horiek gauzatzeko inplementatzeko baliabideak behar ditugu eta baliabide horiek lehenengoak pertsonak dira

eta behar ditugu irakasleak gure ikastetxeetan behar ditugu irakasleak bi abiadurako hezkuntzarekin amaitu

premiazkoa urgentea dela berdintzailea den orekatzailea den kohesionatzailea den eskola publikoa blindatu eta indartu beharra dago dena delarik pertsonaren jatorria bizilekua maila ekonomikoa soziala kulturala guztiek aukera berdinak izan ditzaten eta guztiek aukera izan dezaten beraien bizitzan proiektu

izatea eta lortzea eta gobernu batek egin dezakeen inbertsiorik hoberena inbertsio politikorik ekonomikorik sozialik eta prebentzioko inbertsiorik hoberena

hezkuntzan inbertitzea horrek askoz ere buru hauste gutxiago ekarriko lizkiokeelako beste hainbat eremuetan beraz gobernu honek erabaki behar du

baten bezala jokatu edo ez gobernu honek erabaki behar du

gizarte bat nahi duen edo ez eta gobernu honek erabaki behar du herri kultu aurreratu bat nahi duen edo ez eta noski segun eta zer erabakitzen duen ba horren arabera

batzuk eta dagoeneko deskontu denboran gaude eta dagoeneko ez dago mozorrorik nahiz eta bi mila hamazazpiko aurrekontuak mozorrotzen saiatu oraindik bi mila bederatzirako inbertsio mailara ez gara iritsi inbertsio guztiarekiko pisua

bi mila bederatzian ehuneko hogeita zazpikoa zen eta oraindik gaude ehuneko hogeita laukoan

langileriaren soldatarentzat aurreikusten den ehuneko igoera eta aparteko ordain sariaren igoeragatik da ez da benetan plantillaren areagotze bat dagoelako eta hori ikusiko dugu gero madrilek ere

nola jokatzen duen zeren askotan madrileko

eta zergatik esan dut ere plantillaren areagotzerik ez dagoela

dagoela guk hilabetero datuak eskatzen ditugu hilabetero eskatzen ditugu datuak eta datuetan ikusten da adibidez nominak

beraz beste adibide bat behin behinekotasun maila nolakoa den eta beste adibide bat ikusita

ditugun jardunaldi tipoak gero eta jardunaldi partzial gehiago ditugula eta hori urte sabatikoa dutenak alde batera utzita azaroan adibidez genituen hogeita zortzi mila berrehun eta hogeita bi nomina eta pertsonak lan egiten hogeita zazpi mila berrehun eta berrogeita bost

memorian ikusten da ez dira gehitzen iazko lan eskaintza publikoetako irakasleak

dela ez dira gehitzen aurreikusitako aurtengo lan eskaintza publikoko

eta joaten baldin bagara ere aurrekontuen beste

dagoen plantilla pertsonala hor beste zenbaki batekin topatzen gara hor topatzen gara hogeita bi milako plantilla estruktural batekin beraz nik hemen ez dakit gobernu honek nor engainatzea pentsatzen duen ez dakigu benetan zertan ari den baina ikusten ari garena da plazak amortizatzen ari dela plazak murrizten ari dela eta gero eta irakasle gutxiago

behin behinekotasun tasak aurrekoan hainbat ikastetxetako adibideak ekarri nituen eta ez ditut gaurkoan errepikatuko baina atzo bertan ere irakasleen ordezkaritzaren eskutik ezagutu izan genituen

testu liburuen programa solidarioa ikasturte honetan gobernu honek programa hori ezabatu nahi izan zuen baina ez zen ausartu nabarmenegi geratzen omen zelako

bosgarren eta seigarren lehen hezkuntzako programa ezabatuko du dbhko lehenengo eta bigarren mailako programa ezabatuko du

badirudi hori duela aurreikusita orduan ez dugu behar testu libururik testu libururik ez baldin badugu behar hor inbertitzen zena beste aplikazio

bideratuko da galdera hor uzten dut non geratzen dira elkartasunean oinarritutako programak

horrelako programak betetzen duten papera oso inportantea da are gehiago daukagun segregazio maila ikusita are gehiago gero eta desoreka handiagoa dugula gure gizartean eta are gehiago desberdintasun

adibidez pentsatzen dugu hezkuntza sail honek ezagutu beharko lukeela nahiz eta esfortzu bat suposatzen duen

eta hurbildu beharko litzatekeela eta ondo egongo litzatekeela ikastetxez ikastetxe ikustea hurbiltzea eta benetan zer dagoen ohartzea

pentsatzen dugulako jauzi kualitatiboa eman nahi baldin bada hori dela bidea

irizpide orokor batzuk eman behar dira baina batez ere joan behar gara ikastetxez ikastetxe dauden beharrak identifikatzera eta hortik bideratuta neurriak ezartzera horrek ez du esan nahi baten batek esango du noski bakoitza hasiko da bere olentzeroren karta egiten nik pentsatzen dut hori esatea arinkeria bat izango litzatekeela jakinda guk ikastetxeetan ditugun bai zuzendaritza bai irakasle eta bai familiak ardura handiz jokatzen

hasi beharko ginatekeela inbertitzen baldin eta ikastetxeen zentroen autonomian sinesten baldin badugu benetan pentsatzen baldin badugu ikastetxeen autonomian eta aurrerapausoak eman behar ditugula zeren hezkuntza ezin da bilakatu tramite

azken urteetan bilakaera delako hezkuntza sailarentzat hainbat gauza justifikatzeko tramite burokratiko batetan bilakatzea eta hori

ikusi izan da zer gertatu den errealitatea gordina da oso gordina da gustatuko zaigu ez zaigu gustatuko ez dugu ikusi nahi izango baina garbi dagoena da hezkuntza sail honek lortu duela hezkuntza komunitate oso bat

ez dakidana da hezkuntza sail honek gobernu honek gaitasuna izango duen haserre horri buelta emateko eta gaitasuna izango duen

buelta emateko espero dut guztion hobebeharrez horrela izatea guk behintzat proposamenak mahai gainean jartzen ahaleginduko gara dugun egoera errealismotik iraultzeko

eraginkortasunez eta konpromisoarekin egoera honek batez ere guztion konpromisoa eskatzen duelako eta badakit hainbat gauzetan ez gaudela ados

adostasunak lortzeko bideak egon daitezkeela eta adostasuna ez dela norberaren

eta edozein modutara norberak esaten duena edo batek esaten duen onartzea hemen batez ere inportanteena da hezkuntza komunitateak esaten duena inportantea da irakasleen ordezkariek ikastetxeek familiek esaten dutena entzutea eta horren arabera neurri eraginkorrak

horretarako beste aukera bat daukagu eskerrik asko ubera
zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria macazaga andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok gure ustez gaurko plenoa euskadiko etorkizuna

gaiarekin hasten da hain zuzen ere euskal hezkuntza sistemaren egoera

non dago arazoa zer egin nola hobetu hezkuntza sistema nola hobetu eta indartu hezkuntza sistema publikoa erantzuna argia borondate

políticas inclusivas y no segregadoras egia da euskal hezkuntza sistemak nolabaiteko ospea izan duela estatuan baina behin batean

egiten diguten hainbat alderdi badaude hezkuntza sistemari buruz

klase politikoak duen autokonplazentziarako joera zalantzan jartzen dutenak azken kontua

desastre hutsa badakigu pisa bakarrik beste ebaluazio eta adierazle bat dela baina

beraz non dago benetako arazoa hezkuntza politiketan baliabidetan planetan edo gobernuaren hezkuntza kudeaketan kasu honetan inbertsioan ez dago arazoa nahiz eta erabakigarria izan kasu honetan inbertsioaren

gauza bat da asko inbertitzea eta beste bat da oso ondo inbertitzea

hezkuntza sailaren konformismoan eta guretzat konponbideak ere argi daude aldaketa sakonak

hablan por sí solos argi eta garbi dago familien indize sozio ekonomiko eta kulturala isek dela

azken finean eskoletan islatzen ari dena da aberatsen eta behartsuen arteko desberdintasunak eta familiaren errenta ezin da izan oztopo bat kalitatezko hezkuntza jasotzeko beraz hezkuntzaren kalitatea hobetzeko neurriak hartu behar dira adibidez

legeak hitzarmenak ezartzeko eskatzen dituen gainerako baldintzak bermatua esku hartze globaleko proiektuak egitea

bertatik sortutako proiektuetan oinarrituta ikastetxe horiei zuzendutako aparteko baliabideen zuzkidura handitzea matrikulatzeko

eta ikasleak hautatzeko prozesu informalak saihesteko hezkuntza plangintzako premiei erantzuten ez dieten ikastetxeetako

titulartasun publikoko ikastetxe kopurua handitzea haur hezkuntzako eskolatze premia guztiak estali arte

baliabide gehiago eskaintzea zailtasunak antzemateari eta

porrotak prebenitzeari ikasle irakasle ratioak edota

ikasketa prozesuan kalitate eta ekitate handiagoa bermatzeko batez ere irakaskuntza

hezkuntza sistemaren lan baldintzen kalitatea eta langileen

y cuál es la prioridad de este gobierno besterik gabe mila esker eskerrik asko macazaga andrea euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar burua sailburu eta legebiltzarkideok egun on

lehenik eta behin euzko abertzaleak taldearen izenean gaitzetsi egin nahi ditut euskal herriko unibertsitateak azken asteetan jasandako erasoak otsailaren hogeita hiruan

herenegun leioako kanpusean egondakoak eta atzo bertan gasteizko kanpusean jasandakoak gaurkoan sistemaren kontrako ustezko erasoez ari garenez

euskal hezkuntza sistemaren kontrako erasoak eraso larriak

ez dute lekurik gure gizartean eta behin betiko desagertu behar direla uste dugu guztiz onartezinak iruditzen zaizkigu ekimen honen jatorrian dagoen interpelazioa gauzatu zen egunean saiatu arren nekez aurki nezakeen ubera andreak egun hartan erabilitako argudioentzako oinarririk ezta horien arteko loturarik baina gerora etorri den mozioak ikusteak hasieran nengoena baino gehiago nahastu ninduen aitortu beharra daukat

aurkitu genituen hezkuntza sistema baina bereziki hezkuntza sistema publikoa aukera berdintasuna eta eskola arrakasta premia bereziak azpiegiturak betebeharrak diagnostikoa lau hilabete adierazleak irakasleak ikasleak zailtasun handiak dituzten ikasleak plazak eta testu liburuak iktak eta emaitzak

eta horiek guztiek nahasian osatzen dute mozioa gure ustez saski naskia osatzen dutenak ekimen hau erroldatu zenean iruditzen zaigu talde proposatzaileak ondo zekiela

ez zuela inolako akordioetara iristeko aukerarik edo ez behintzat inolako erraztasunik ekimen bakarrean zerikusirik ez duten dozenaka gai planteatu izan dira eta osoko bilkura bakarra ez litzateke nahikoa izango hori guztia jorratu eta eztabaidatzeko

izan ere ekimen honetan hainbat eta hainbat ekimen posible nahastu dira pastor jaunak

gainera ekimenean aipatu eta zerrendatu ditudan gai horietako askori buruz dagoeneko erroldatuta daude legebiltzar honetan hainbat ekimen eta beste batzuen inguruan aldiz dagoeneko eztabaidak izan ditugu

hemen erabaki den horrekin konforme ez egotea eta berriz mahai gainean jarri nahi izatea interpelazioa gauzatu zen egunean

konfrontaziora garamatzala eta hemen konfrontazio hori

ez zaizula gustatzen ezta zuri ezta inori ere baina iruditzen zaigu

konfrontazio nahia izan direla horregatik uste dugu

talde proposatzaileak gai edo ekimen honi dagokionez inoiz ez duela akordioren batera iristeko borondaterik izan

baitan kokatu behar dela uste dugu ekimen hau bera eta atzo greba dela eta batzordean egin genuen saioa ere guk behintzat estrategia horren baitan ikusten dugu amaigabeko eztabaida bat litzateke baina ekimenean aipatzen diren

batetik aipatzen da hezkuntza sistema baina bereziki hezkuntza sistema publikoa eh bilduren kasuan zalantzak ditut baina euzko alderdi jeltzaleak behintzat

ehuneko berrogeita hamar gauza bera gertatu zait zu entzutean baita macazaga andrea entzutean ere

emaitzez ere aritzen da ekimena ebaluazio diagnostikoaren emaitzak ezagutu zirenean

euskal hezkuntza sistema hobetzeko plan bat jarri zuen abian eta plan horren hasieran planaren zergatia justifikatzen duen atal bat ageri da eta diagnostiko bat ere

denaren zati handi bat behintzat dagoeneko eginda dago baita euskadiko eskola kontseiluak egiten dituen diagnostikoei dagokionez ere

zehazten ditu batetik hezkuntza komunitatearen prestakuntza bestetik hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna elebitasuna hezkuntza eleaniztunaren baitan ikasmaterialak eta iktak ebaluazioa eta ikerketa ikastetxe publikoen autonomian sakontzea

hortaz zuk planteatzen dituzun lehentasunak eta jaurlaritzak bere egin dituen lehentasunak paretsuak dira

orainari eta etorkizunari begira jarri eta neurri zehatz batzuk

eta legebiltzar honetan ere aurkeztu zituen joera aldatzen saiatzeko ekimenean aipatzen diren beste gai batzuk aukera berdintasuna

aukera berdintasunari eta bekei buruzko ekimen bat ondo dakizu zuk ere

baina guk dagoeneko idatziz jarria dugu zein den beken tramitazioa hobetzen jarraitzeko dugun proposamena eta uste dugu badagoela akordioetara iristeko modua azpiegiturei dagokienez ere jaurlaritzak legealdirako

aurkeztu zituenean lehentasun horietako bat zen azpiegitura plana berrikustea aztertzea eta unean uneko premiei egokitzea hortaz lanean ari da jaurlaritza zentzu horretan ere eta zuentzat ere lehentasuna den arlo honetan

oraindik gogoan dut eh bilduren hauteskunde egitasmoa baita iriarte andreak azaroan hemen bertan egindako hitzaldia konpromiso bat hartu zuen eh bilduk

hori zioen programak iruditzen zaigu horrelako lau ekimen gehiago ekarrita di da batean

hori bai jaurlaritzak hezkuntza enplegu eskaintze publikoak urtero egingo dituela esan eta eh bilduk kontra agertu da

hortaz seriotasun apur bat eskatzea badagoela uste dugu

hezkuntza arloan zein beste arlo batzuetan esaterako osakidetzan baina abian jartzen diren prozesuak unean uneko premietara egokituta egon behar dira

ez dezagun begi bistatik galdu milaka pertsonaren ilusio

esfortzuaz ari garela eta ez dela inondik inora txantxetan aritzeko moduko gaia baina dagoeneko esan bezala eztabaidatu dugu legebiltzar honetan bi mila hamazazpiko enplegu publikoaren eskaintzak hezkuntza arloan interpelazioa egin zenuen egunean

euskal gizartea eta euskal hezkuntza sistema katastrofikoa dela

nahi izan duzue sistema galbidean zegoela esan zenuen orduan gaur bi abiadurako hezkuntza sistema eta abar eta abar aipatu dira baina atzo ere hala esan nuen batzordean gizarteak ez du zuen pertzepzioa konpartitzen

gizarteak irailaren hogeita bostean hitz egin zuen eta gizarte eredu baten eta jarduteko modu zehatz baten alde egin zuen euzko alderdi jeltzaleak defendatzen duen ereduak egitasmoak eta jarduteko moduak

baina ez hori bakarrik azken egunotan ikusi dugu ehun egun igaro ondoren gizarteak begi onez ikusten duela desberdinen arteko hitzarmena jaurlaritzaren jarduna eta honek eguneroko jardunean gizarte politiken alde egiten duen hortaz zalantzan jar dezakegu dena gaizki dagoenaren zuen pertzepzio ezkor edo katastrofista hori jakinekoa denez ez dugu zuzenketarik aurkeztu uste dut honez gero argi geratu dela zergatik eta lehen esan bezala

bueno ba uste dut ekimen honek ez garamatzala inora

eta bestelako eztabaida positiboetan eman beharko genukeela guk

eskaini beharko geniokeela gure ahalegin eta borondate guztia horregatik

planteamendua bera ikusita eta talde proposatzaileak akordioetara iristeko borondaterik

baina guztiz argi gera dadin erantzukizunez eta modu arduratsuan gai horietako bakoitzaren inguruko ekimen zehatz serioak ekarriz gero gustura ekingo diogu

nork ez zuen hemen adosteko borondaterik gobernuak gobernuak ez duelako inolako ekarpenik zuzenketarik egin eta ekarpenik eta zuzenketarik ez denean egiten

ez daukala ez borondate politikorik ez ekimenik eta ez gaitasunik

haitzakiren bat eta okerragoa dena gainerako taldeen ekimenak

saiatzen dira gobernuaren gaitasun falta ekimen falta utzikeria eta arduragabekeria

eta pentsatzen dugu ez dela momentua horrela jokatzeko arduraz jokatzeko momentua da hezkuntzak horrela eskatzen duelako gure gizarteak hala eskatzen duelako eta etorkizunak merezi duelako hainbat modutara aurkeztu ditugu ekimen ezberdinak eta

aurkezten jarraituko dugu egoerak hala eskatzen duelako serioak garelako arduratsuak garelako eta herritarrak eta hezkuntza komunitateak hala eskatzen digulako gu saiatuko gara saiatuko gara gure ekarpentxoa mahai gainean jartzen eta adostasunetara iristen baina adostasunetara iristen ez bakarrik alderdi politikoekin hezkuntza komunitatearekin ere

entzun behar zaie eta ez daukagu arazorik gaurko ekimena horrela modu eta forma horretan ez baldin bazaizue gustatzen puntuak banan banan aurkezteko

egingo dugula eta ez daukagu arazorik behar beste behar den haina denbora nahi duzuenean hitz egiteko eztabaidatzeko eta egin behar dena egiteko gero esan zaigu ere ez dela baliabide arazoa eta sentitzen dut baina

baliabide arazoa hori da azkenean ez dugula errealitaterik

ikusi nahi begira gustatu edo ez gustatu oraindik ere tematzen gara esaten oasi baten biziko bagina bezala ez gure hezkuntza sistema

dituela eta ez dakit non baino ez dakit zenbat gehiago inbertitzen dugula baina zoritxarrez zoritxarrez ez da horrela eta datuak horrela erakusten dute berdin da zein dokumentu aspertzen den pisaren dokumentu aztertu

aztertu berdin da norena aztertu argi agertzen da zenbakiak zentzuk diren eta espainian eaeko inbertsio mailatik behera dago behera dago

laura ez gara irizten gustatu edo ez ez gara iristen sentitzen dut sentitzen dut bukatu da euskal oasia egunen baten egon izan baldin bada hori oso ondo egiten duzue eta saldu gauza bat ez den irudikatu irudikatu orain momentu honetan hezkuntzak egiten ari zaretena planekin

ariko bazinete bezala ezer egiten ez duzuenean eta hemen

joan da eta hemen murrizketak iraunkorrak

izugarrizko ausardiaz eta ardura gabekeriaz sartu dira bai ikustea besterik ez behar bereziak dituzten ikasleentzat dauden heziketa bereziko irakasleekin zer gertatu den ikusten besterik ez ordezkapenekin zer gertatu den ikustea besterik ez

behin behinekotasunean zer gertatu den eta gaurkoan gaurkoan

saiatua gara hiru oinarri funtsezko jartzen gure ustez

bata aukera berdintasunean oinarritutako programak beste bat diagnostikoa ikastetxez ikastetxe eta bestea bizkar hezurra hezkuntzaren bizkar hezurra sistema publikoan

eta saiatu gara klabe horiek mahai gainean jartzen akordioaz

akordioa behar duela epe luzera begirako akordioa behar duela estabilitate bat behar duela bi mila hamazazpian aukera bat behar duela eta bi mila hamazazpian aukera bat ireki beharko geniokeela ate bat ireki beharko geniokeela

entzutea horrek eskatzen du elkarrizketa elkarrizketa eta ikusten dugu momentu honetan ez dago

atzo kolore guztietako irakasleen ordezkariek hori esan ziguten ez dago inolako aitortzarik hezkuntza komunitateari ez dago errespeturik

hala ere batzuekiko oraindik ere egoera txarragoa da hemen badirudi mailaketak daudela eragileen artean eta iruditzen zaigu eragile guzti guztiek guzti guztiek baita irakasleen ordezkariak ere eta baita irakasleen gehiengoa ordezkatzen duten irakasle horiek ere errespetua merezi dutela eta gutxienez entzutea konpartitu edo ez konpartitu eta gero

herritarrak erdigunean eta helburu izango dituena eta hori da gure lana

egin beharko duguna baina lasai egon izango dituzue proposamenak

formula modu forma egokia ea asmatzen

anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburua ubera andrea ekimena manipulatu guk manipulatu hitzez hitz hartu ditut zuen ekimenetik aipatu ditudan elementuak hitzez hitz ekimenetik eta

esandakoen transkripziotik eta lehen ere esan dizut ekimen honen arazo nagusia abiapuntuan dago

planteamendu serioa iruditzen eta hala uste dugu benetan uste dugu nahaste borraste bat dela eta ekimen zehatzak ekarriko omen dituzu lehendik ere ekarri izan dituzu batzuk

pozik eztabaidatuko dugu eta seguru adostasunetara iristeko moduan egongo garela baina lehen esan bezala eta bigarren txanda hau entzunda

eta esango dizudan hau ez duzu gustuko izango baina jakizu planteatzen dituzun gaiak baita macazaga andreak planteatzen dituen gaiak ere sailaren lehentasunen artean daudela ez hitzez baita idatziz eta jardunez ere eta behin eta berriro zerrendatu ditu sailak bere lehentasunen artean uste dugu badagoela elkarlanean nondik abiatu eta ez da gutxi bizi dugun garaian plantilla dela eta ez dela beno sindikatu batzuek

horixe da zuk gaur saski horretan jarri duzun elementuetako bat baina gure ustez ikasle kopurua

gaur egungo irakasle plantillak ondo dimentsionatuta daude azken urteotan ikasle irakasle ratioak ez dira aldatu eta beraz ez dago arrazoirik lanpostu berri gehiago sortzeko

hezkuntza sistemaren eta irakasle klaustroen egonkortasuna areagotzeko apustu garbia egin du eusko jaurlaritzak

aurten ere zazpiehun eta berrogei lanpostu deitu ditu maisu maistren kidegorako horrenbeste irakasleri lanpostu egonkor bat eskaintzeko eta eh bildu kontra egon arren aurrerantzean ere hezkuntza sailak ahaleginak

eguneratzeko eta leku aldatze lehiaketetan eta

eskaintzeko beti ere unean uneko premiei erantzunda eta lehen esan bezala gizartea ez dator bat euskal gizartearen egoeraz eta eusko jaurlaritzaren lanari buruz egiten duzuen irakurketarekin bi gogoeta edo datu kontrajarri labur baino ez

aritu zarete baita atzo ere luze zabal aritu ginen eta langileen ehuneko laurogei ordezkatzen dutela irakasle asko ordezkatzen dutela ez dut zalantzan nik jarriko baina datu bat baino ez bi mila hamabosteko hezkuntza arloko hauteskunde sindikaletan irakasle funtzionarioen ehuneko berrogeita batak baino ez zuen parte hartu

parte hartuta hortaz ez dirudi arrakasta handirik daukatenik ere euren kidegoetan edo ez dut uste irakasleek uste dutenik sindikatuek oso ondo behintzat ordezkatzen dituztenik beste adibide bat

ordezkari batek esan zuen eta guztiok entzun genuen haren ahotik nola aste honetan bertan negoziazio mahai bat egonik bi sindikatu baino ez zirela agertu aldiz gehiengoa duten sindikatuak agertu ere ez zirela egin hortaz negoziazio beharrezkoa da zalantzarik gabe bat gatoz zurekin

mahaiaren beste aldean kalean zarata eginda nekez konpontzen dira desadostasunak eta konfrontazio honek ez dio ezer onik ekarriko sistemari

berriz diot gizarteak ez duela inondik inora konpartitzen zuen pertzepzioa hor dago norberaren ibilbidea eskarmentua hauteskundeen emaitzak hor daude azterketa soziologikoak gizarteak begi onez ikusten du jaurlaritzaren jarduna eta honek eguneroko jardunean gizarte politiken alde egiten duen apustua eta hezkuntza ere oinarrizko gizarte politika da

gizarteak begi onez eta txalotzen duen apustua eta erronka bat denean herri erronka bat den heinean guretzat behintzat lehentasun moduan jasota dago baita aurrekontuetan ere era berean gizarteak akordioetara iristeko gaitasuna baloratzen du eta horretan guztiok egin beharko genuke ahalegin berezia gure aldetik behintzat eskaintza luzatuta dago eta seguru gaude datozen aste eta hilabeteetan ere kapazak izango garela zuentzat eta guretzat lehentasun diren elementu horien gainean akordioetara iristeko besterik ez eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu ubera aranzeta andrearen mozioaren jatorrizko testua

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y seis contra beraz ez da onartu jatorrizko testua gai zerrendako bigarren puntua mozioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua eaeko pentsio baxuak osatzeko

proposamena egin duen taldearen txanda pinedo anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

gaurko honetan eztabaidagai jartzen dugu pentsioen osagarrien inguruko mozio hau orain dela

jaso genuen erantzunak ez zuelako gure kezka argitu eta beraz uste dugulako legebiltzar honek baduela gai honen inguruan jarrera finkatzeko

gure interpelazioa eta ondorioz gaurko mozioa ere oso argiak dira jaurlaritzak pentsioak osatzeko hartu behar dituen neurriei

eta hori da gaur hona dakarkigun eztabaida eta ez bestelakorik pentsio sistemaren gaia gai funtsezkoa da eta horrela esan dugu guk ere baina

eztabaidatuko dugu bai luze eta sakon hitz egingo dugu bakoitzak defendatzen duen pentsio sistema ereduaz baina gaur

adostera etorri gara interpelazioa egin genuenean esan genuen gizarte orekatuago eta justuago bat eraikitzeko bidean pentsioak arlo garrantzitsua direla izatez nagusien duintasuna bermatzeko tresna direla pentsioak gizarte aurreratu eta justu bat eraikitzeko helburuari begira berebiziko garrantzia duela babes sistema

eta ondo hornitua izatea eta artolazabal sailburua bat etorri zen azken baieztapen honekin bere hitzen arabera bat etortzen zen guk

oinarriekin pentsio sistema babes sistemaren oinarri nagusienetako bat dela baina sailburuarentzat

inor ez badute atzean uzten gaur egun pentsioaren osagarria jasotzen duten hamabost mila bederatziehun eta laurogeita hiru pentsionistak dira horren beharra duten bakarrak

smia baino txikiagoa den pentsioa kobratzen dutenak eta hau benetan sinesteko oso zaila da oso zaila da pentsatzea

inguru nahiz eta smia baino txikiagoa den pentsioa den kobratu

garatzeko baldintzak bermatuta dituztela pentsioen osagarririk gabe eta horrela esan genion egun hartan sailburuari

ez dute beren eskubidea ezagutzen baina ondorioa bat eta bakarra da pentsio baxuak osatzeko ahalegin horrek txalogarria den ahaleginak ez du

eta hori aldatzeko beharra dago bai gaur hori aldatzeko beharra dago hemen neurriak hartu beharra dago eta horregatik gure gaurko mozioa neurriak

no gaur hemen planteatzen duguna oso argia da pentsio baxuak eta duintzeko bidean sakontzea orain arte egindako bidea ona izan bada ere ez da nahikoa eta badago aurrera egiteko aukera

gaurko markoak ematen dizkigun aukerak garatuz egingarria da eta gaur konpromisoa hartzeko aukera paregabea dugu legebiltzar honetan benetan benetan sinesten badugu bizkaia gipuzkoa

benetan sinesten badugu gure autogobernua euskal gizartea hobeto bizitzeko tresna dela gaur

erabiliz erantzuna eman behar diegu pentsionista guztioi euren pentsioen duintasuna bermatzearen beharra behin baino gehiagotan aldarrikatu duten pentsionistei hemen legebiltzarrean

ekimen legegilea aurkeztu zuten pentsionistei hemen gauden taldeek

momentuan guk argi dugu eta behin baino gehiagotan esan egin dugu gai honetan pentsionista elkarte ezberdinek aldarrikatutako

bat egiten dugu batez besteko soldataren ehuneko hirurogeia gure helburua haien helburua da

eta horri ez diogu guk uko egingo

eztabaidatu dezakegu eztabaidatu dezakegu zenbatekoa jasotzeko eskubidea izateko baldintzak eta abar luze bat baina adostu dezagun

borondate politikoarekin denon borondatearekin lanbiden diru sarrerak bermatzeko errentan pobreziaren aurkako estrategian egin izan dugulako eta gaur dibertsitate funtzionalen gaiarekin

bezala zergatik bestela zergatik orduan gai honetan ez akaso ez da garrantzitsua

urratsak ematea borondate kontua da borondatea dagoenean aurrerapausoak eman daitezke eta hor dago adibide bat

hiru urtean pentsioak gutxieneko soldatarekin berdintzeko pentsio guztiak eta horrela pentsioa ehuneko zortzia igoko zaie aurten

eta hiru urtean ehuneko lau koma bosta eta ehuneko hirurogeita hamairua bitarteko igoerak izango dituzte pentsio apalenek nafarroan

osatuko dituztela eta inbertsio soziala urtero hiru koma bost milioi eurotik

egia da guk badugula tresna martxan pentsioen osagarria izan badugula baina garatu dezagun

eskerrik asko pinedo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburua legebiltzarkideok egun on

dugu eztabaidagarri eh bilduko ordezkariak aurkeztutakoa pentsioen inguruan askotan hitz egin da legebiltzarrean pinedo andrea ondo dakizunez eta zuk zeuk horrela azaldu egin duzunez eta interpelazio egunean artolazabal sailburuak esan zizun bezala gauza askotan ados egon gaitezke zure planteamenduarekin eta zuk ere

eskumenak norenak diren ahaztu gabe indarrean dugun araudiaren arabera gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa

egon arte ez dugu etsiko lehenik eta behin estatutua lege organiko bitartez onartua izan zena betearaztea eskatzen dugu

beste transferentzia guztiekin gertatu den bezala eusko jaurlaritzak kudeatu egin dituenean transferitutako eskumenak emaitza askoz hobeagoak lortu

en esta tribuna señor damborenea beraz bada garaia eskumen hau ere transferitua izateko porque el estado

badakigu bildutik esango diguzuela borondate politikoa behar dela transferentzia gauzatu arte aurrera pausoak emateko pentsioen duintasuna lortzeko aurreko eztabaida batean blanco andreak ausardia aipatzen zuen ausardia behar zela

ez gara gai honetan ezta geldirik egon aspaldi hartu izan dira neurriak pentsioen duintasuna bermatzeko gure eskumenen esparruan hor ditugu hogei mila pertsonatik gora jasotzen dutenak diru osagarri bat

aurre egiteko eta gehitzeko eta noski diru sarrerak bermatzeko errentaren bidez ere pentsioak pentsio baxuenak osatzen dira baita rgian hirurogeita hamairu mila bederatziehun eta laurogeita hiru pertsona onuradun daude hamabost mila bederatziehun eta laurogeita hiru pentsionistak direlarik ehuneko hogeita hiru koma bosta

berrogeita hiru milioi euro inbertitu ziren talde honentzat seiehun mila euro hilean hemen duzue beste argi bat eusko jaurlaritzaren jarrera argia erakusten duena duda ezina da jaurlaritzaren apustua txarren pasatzen ari diren pertsona talde ezberdinekiko pentsionistek bere garrantzi zehatza dutelarik

gaur daude gaur dituzte eta ezin dute egon itxaroten sine die hogeita hamabost urte luzetan hona etorri ez den transferentzia bat hona ekarri ez den transferentzia bat eta gogoratuko dut laurogeitarren hamarkadan ez zuela nahi inolaz ere transferentzia hau hona etortzea

eskerrik asko pinedo andrea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

que hoy hemos tratado nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea amaitzeko euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu pinedo bustamante andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

contra hemezortzi abstentzio beraz ez da onartu zuzenketa euskal talde popularrak aurkeztu duen zuzenketa jarraian bozkatu dezakegu

contra beraz ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak eta eusko sozialistak elkarrekin aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

babesteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

humanos gatazka armatuan berrogeita hamar urtetik gora eman ondoren kolonbia gobernuak eta farc lau urtez negoziatzen aritu ondoren eta egindako plebizituan

aldeek berriro ekin zioten elkarrizketari aharik eta joan den azaroaren hogeita lauan azken bake akordio berri bat lortu zuten arte

kongresuak pozez hartzen dugu kolonbiako gobernuaren eta farcaren ausardia kolonbia bakean eraikitzeko akordioak bilatzen akordio berri hau urrats erabakigarria da bakerako eta berradiskidetze

konfrontazio armatuaren amaierak gatazkak milioika kolonbiarrei eragindako sufrimenduaren amaiera ekarriko du era berean

integratuagoa egiteko gizarte inklusiboa handitzeko eta demokrazia kolonbiarra indartu eta lurralde nazional osoan hedatzeko eta baita ere

baita ere gure poza adierazi nahi dugu quiton ematen ari diren

eskerrik asko kolonbiaz hitz egitean askotan datutara jotzen dugu zenbaki hotzetara ahaztuta horien atzean pertsonak daudela hirurogeita zazpi mila pertsona desagertuz

mundu mailako sindikalisten erailketen ehuneko hirurogeita laua kolonbian ematen da mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpitik

zenbaki izugarriak pertsonen oinarrizko eskubideen kontrako eraso larriak batzuk gugandik oso gertu ditugu

errefuxiatuak sei milioi errefuxiatu daude kolonbian mundu mailan errefuxiatu kopuru altuena duen herria izanik batzuek herritik kolonbiatik ateratzeko aukera izan zuten

herrialdean bertan lekualdatzera behartuta ikusi dute haien burua haien lurrak atzean utzi eta hirira ihes egitea ezlekura identitate istorio galerara

min beldur haserre edo amorru guzti honen gainetik hau guztia albo batera uztea lortu dute askok eta askok bakerako

eta elnrekin abiatuta prozesuak bide eder baten

zorionak kolonbia eta eskerrik asko eskerrik asko kontrako

bakea lortzeko bideak urratzea posible dela erakutsi diguzuelako zoragarria litzateke kolonbian bizitzen ari diren momentu historiko hau guk ere euskal herrian etorkizun hurbil batean bizi ahal izatea eta zuena bezalako prozesu inspiratzaileak kontuan hartuta lortuko dugu

jakitun gara bidean gaindiezinak diruditen mendiak

hangoek eta hemengoek prozesua zangotrabatzeko ahaleginak eta bi egingo dituztela baina borondatea dagoenean determinazio osoz jokatzen denean eta alde guztiak eskuzabal jokatzeko heldutasuna dutenean helburuak lortzen dira erakutsi diguzue

zorionak kolonbiako herriari baina gaurkoan bereziki gure inguruan ditugun kolonbiarrei etorkizun hobe baten bila mehatxu batetik ihesi

gatazka armatua amaitzen ari dela eta justizia sozialean oinarritutako bakea eraikitzeko lehen urratsa eman dela ikusten ari dira eta espero dezagun inoiz

atzo foro sozialeko kideen agerraldia izan genuen giza eskubideen eta berdintasunaren batzordean

euskal herrian ere ireki nahi dugun abagune berrian prozesu honetatik ikasteko asko daukagula ikusi genuen justizia transitzionalaren eta restauratiboaren bidean

biktima guztien aitortza eta erreparazioa eskuratzean elkarrizketarako espazioak zabaltzean ezberdinen arteko interlokuzioa irekitzean honen harira lagun jakintsu batek kontatu zidan

aleazio bat sortu zutela oso kotizatu eta preziatuak diren haizezko instrumentuak lortzeko

orain kolonbiako armategia erabiliko da hiru eskultura eder sortzeko bada garaia guk ere

propioa sortzeko gure dantza dantzatzeko gure iruditegi artistikoa elikatzeko heldu diezaiogun erronkari kolonbiak
argi izpiak lagun ditugula eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

akordioaren sinaduratik denbora honetan

sinatutakoari ematea ausartzen den azterketaren egon da eta munduko gatazka desberdinetako talde armatuekiko negoziazioaren geroko etapetan ere

inplementazioak ekartzen dituen zailtasunen aurrean ohartaraztea bake prozesuen erdia akordioaren sinaduren ondoren egiten dute gatazka zenbat eta luzeago izan handiagoa da porrotaren aukera eta aurrekari horiek serio

bake akordioaren sinadurarekin dena konponduta dagoenik akordioaren sinadura benetako hasiera izan zelako

afrikan eta erdialdeko amerikan gertatu da eta esperientzia hori kolonbiaren kasua balio izan beharko luke aurreratzeko arazoei ez da horrela gertatu beste kasu batzuetan bizi izandakoak ez balu balio izan

herri kolonbiarrera bake prozesuan lagundu dio nazioarteko

guztietan sozialistok herri kolonbiarren alde jarraitzen dugu bakearen lorpenagatik mantendu duen borroka jarraitu horretan berbera

eta behin betikoa azaroan sinatuta oraindik

sozialistentzat bakea lantzea eta bortizkeriari aurre egitea bezain garrantzitsua da biak beharrezkoak dira

horregatik partekatzen eta defendatzen dugu prozesua eta bake akordioak betetzea

bizi izateko herri kolonbiarraren taldearen nahiari giza eskubideak bere lurraldearen osotasunean bukatzeko bete beharrekin

kolonbiarren konpromisoa baita ere garapen ekonomiko eta sozial zuzena bakearen bermatzailea eta beharrezko baldintza

inklusibo eta iraunkorrerako horregatik haren alde gertatu gara adore ematen jarraitzen diogu eta lagunduko diegu

inplementazioan egiaztatzean eta betetzean eskerrik asko eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak aguirre jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi nik nahiko labur egingo dut

bozeramaileak datu edo argudio gehienak azaldu dituztelako eta bestetik zorionez akordio zabal bat lortu dugula talde guztien artean puntu honetan nire ustez nahiko

denok ados gaudela kolonbiako bake prozesuarekin eta denok nahi dugula

gu benetan pozten gara kolonbiako gobernuak eta gerrillak hasi duten elkarrizketaz eta beraz prozesu hau lehenbailehen ongi bukatzea eta behin betiko bakea lortzea espero dugu kolonbiako bake prozesua kolonbiako gizartearentzat ona izango da eta orokorrean

ona izango dela azken berrogeita hamar urte hauetan izugarrizko hondamendiak gertatu dira urteetan zehar borrokak eta sarraskiak izan dira kolonbian eta hemen den denak

giza eskubideak ez da inor libratu ez gerrilla

alde guztietatik sortu dira eta inor ez da salbuetsi biktimak beti bezala alde guztietatik egon dira ere bai baino lehen aipatu den bezala nire aldetik zibilak izan dira gehienak

edo desagertuak eta ia zazpi milioi desplazatu

hori izan da gatazkaren balantzea hori izan da indarkeriaren emaitza eta nire ustez honek argi frogatzen du

ez duela ezertarako balio eta bide bakarra

lortzeko eta gauzak konpontzeko elkarrizketa dela denok jakin badakigu kolonbian aspalditik

egon direla historikoki alderdi liberala eta kontserbadoreen arteko borrokak gero pixkat beranduago nekazaritzaren arloan

urteetan eta urteetan lege sozialak edo hobeto esanda lege sozialen falta edo haien aplikazioaren falta

leku guztietan eta baita beste testuinguru batean gerra hotza sobiet batasuna eta estatu batuen artean nik uste dut ere kubako iraultzaren influentzia gerrillak sortzeko

indarkeria justifikatzen nik soilik aipatzen ditut hemen esplikatzeko

eta ze testuinguruan bizi izan dira azkeneko berrogeita hamar urteetan

elnrekin negoziazioak behin betiko amaitzea kolonbia gatazko odoltsuarekin helburua denontzat da bake

giza eskubideen guztien errespetua eta gizartearen aurrerabidea

arteko bake akordioari eta nola ez pozten gara kolonbiako gobernuak eta

bati eta besteari eskatzen diegu ahalik eta azkarren aldebiko suetena finkatu dezatela elkarrizketek benetan aurrera egitea ahal izateko poztu egiten gara negoziazio prozesuak babesteko eta ahalbidetzeko esfortzu hainbat eta hainbat gobernuen ahaleginarekin eta ildo horretan eusko jaurlaritzari eskatzen diogu eta gonbidatzen dugu eusko jaurlaritza bere ahalbideen neurrian parte har dezala

horretarako animatzen diogu berreskuratu dezala kolonbia euskadi batzorde mistoa zergatik

ahalbidetu zituen bere garaian hainbat alorretan lankidetza eta elkarlan inportanteak

eta ez bakarra agencia vasca de cooperaciónen bitartez baizik eta beste sailak ere

osasun arloan hezkuntzan genero berdintasunean garapenerako lankidetzan eta baita garapen soziala eta

hori eskatzen diogu jaurlaritzari lehenbailehen berreskuratzeko batzorde hau

azkeneko bidaiak kanpo honetarako idazkari nagusiaren bidaia

ekartzea hainbat proiektuekin eta laguntzeko

eskerrik asko aguirre jauna erantzuteko txandan norbaitek parte hartu nahi du

bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

hezkuntza sisteman hezkuntza hirueleduna

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on berriro gure helburua eh bilduren helburua herritar euskaldun eleanitzak lortzea da gure helburua herri euskaldun eleanitza delako eta hori beno ez dugu ezkutatuko eta bide horretan anbizioz nahi dugu eta iruditzen zaigu askotan eleaniztasuna dela jartzen dena eztabaidan eta iruditzen zaigu eleaniztasuna ez

ez da arazoa edo ez da eztabaida eleaniztasuna bai edo eleaniztasuna ez

zikinean erabiltzen dela instrumentalizatzen dela askotan

baztertzeko eta elebakartasuna inposatzeko zelofan eta lazo polit batez estali nahi dute batzuek hizkuntza inposaketa eta hori da guk pentsatzen duguna edo askotan ematen duena batzuen helburua edozein aitzakia dela erabiltzea euskararen kontra egiteko eta bost axola zaiela ingelesa frantsesa edo bestelako

zaiela eleaniztasuna beraz hemen gauden talde politiko guztiok erabaki beharko genuke

bere burua non kokatzen duen herritar guztien hezkuntza

ditugun bi hizkuntza ofizialen estatus eta estatus horren garapen

eremu horretan kokatzen duen bere burua edo ez edo euskaldunduko duen hezkuntza baten alde kokatzen duen bere burua edo ez guk argi daukagu gure burua non kokatzen dugun eta gabi daukagu

eremuan eta eskertuko genuke ere gainerakoen aldetik diskurtso politikoetatik haratago diskurtso politetatik haratago

gorrotoa inposizioaren kiratsa zabaltzen duten kanpaina edota eztabaida faltsuetatik haratago guztiok argitzea eta

arduraz jokatzea eta esatea benetan zer den nahi duguna eta zer den nahi den helburua eztabaida faltsu eta hitz politetatik

momentua dela gorrotorik ez dagoen tokian gorrotorik

eztabaidarik ez sortzeko eta inportanteena euskaraz bizitzen uzteko eta euskarari bidea ez ixteko

aitortzatik ze nekatuak gaude oso nekatuak gaude

guztiok ezin dugu berdintasunean lan egin nabarmena da eta etengabe gure eskubideak aldarrikatu behar ditugu nekatuak gaude ere hainbat diskurtso entzutearekin eskubideak zonifikatzeaz ari direnak ez dakit norbaiti bururatzen zaion beste eskubide batzuk esaterako berdintasuna

emakume gehiago edo gutxiago bizi diren tokiaren arabera edo osasun gehiago edo gutxiago izatea bakoitza bizi den tokiaren arabera horregatik askotan ez dugu ulertzen zergatik hizkuntza eskubidea ere zalantzan

euskararen lurraldeko administrazioan lan egiteko euskara jakitea etengabe zalantzan jartzea

ez dakit norbaiti okurrituko litzaiokeen gaztelera jakitea edo gaztelera

eta ikusten duguna da askotan eztabaida hauek mahai gainera ateratzen direnean atzean gauza guzti horiek ezkutatzen direla eta horregatik guk lehenik eta behin errespetua eskatu nahi dugu errespetua eta aitortza

hizkuntzak errespetatu eta aitortzen ditugun bezala eta horrek eskatzen du arduraz lan egitea zorroztasunez lan

honi egokitutako hizkuntza politikak bideratzea

hizkuntzak ere kontutan hartuz mundura irekiak gure ikasleak zenbat eta gaitasun gehiago izan hobeto ze azkenean elebitasuna ez da oztopo bat elebitasuna ez da zailtasun bat elebitasuna da berme bat gainerako hizkuntzak hobeto ikasteko eta gaitasun horiek hobeto eskuratzeko ze begira bi mila hamalauko maiatzean ez baldin banago oker aurkeztu zen

marko hiru eledunaren ebaluazioa

bertan ondorio nagusi bat jasotzen zen zenbat eta gehiago jakin bi hizkuntza ofizialetan orduan eta hobe hirugarren hizkuntza ikasteko zenbat eta euskara eta zenbat eta gaztelera gehiago orduan eta ingeles gehiago jakitera iritsiko dira eta zoritxarrez azken urteotan zer gertatu da atzera egin dugula atzera egin dugula euskaran atzera egin dugula gazteleran orduan lehenik eta behin elebitasuna bermatu behar dugu elebitasuna eleaniztasunaren bidean

gaztelera hego euskal herrian gaztelera eta euskara ipar euskal herrian frantsesa

ez da ofiziala orduan ingelesaz gain ere frantsesa kontutan hartu beharko genuke

donostia irun eskualde horretan ere kontutan hartzeko hizkuntza bat izan beharko litzateke edo zergatik ez alemana edo zergatik ez txinatarra

inportanteak direla zenbat eta gaitasun gehiago eskuratu gure herritarrek gure ikasleek hobeto baina beti ere euskararen kaltetan gabe

bai euskararen eremuan bizi gara euskararen lurraldean bizi gara bi hizkuntza ditugu ofizialak eta elebitasuna bermatu beharko genuke

eztabaida hauek maltzurki erabiltzen direla euskararen gutxiespenerako euskararen

nuela agerian geratzen zen euskaldunok nafarroan eta eaen bizi garenok asturiarrekin batera estatu espainiarreko mailarik hoberena genuela ingelesean

nazioarteko txosten batetan horrela jasotzen zen espainiar estatuko mailarik hoberena ingelesean euskaldunok genuen isei ivei ren azken txostenean ikusten da euskaran atzera egiten ari garela

lau puntu atzera egin dugu eta dbh bigarren mailan bi puntu atzera

gure hizkuntza proiektuak gure ikastetxeetan bideratzerako orduan

jo duela eta kendu gabe egin duten lanak eta

lagundu duten ba momentua iritsi dela daukagun hizkuntza eredu horien inguruko hausnarketa bat egiteko beste planteamendu bat egiteko benetan garai berrietara egokitzeko baina guk ez daukagu zalantzarik planteamendu horretan euskara izan behar dela ardatza eta

benetan gure herritarrak euskaldunduko dituenak herritar euskaldun eleanitzak behar ditugulako euskal herrian bizi garelako euskadin bizi garelako

arro esaten dugu eusko legebiltzarra eusko jaurlaritza

eusko legebiltzarra eta hainbat eta hainbat orduan gure perspektiba ez galtzeko

garaia iritsi dela gai honen inguruan ere patxadaz eta seriotasunez

egoerak eskatzen duen mailako hezkuntza proiektuak

familiaren lehentasunezko hizkuntza kontutan

aitortzatik gainera hizkuntza ereduak ere agerian geratu da orain indarrean ditugunak segregatzaileak direla beste arrazoi bat gehiago hori ere

legegintzaldian egin genuen proposamen bat lege proposamen bat guzti horri buelta bat emateko eta gaur esan behar da urrats inportante bat eman dugula iruditzen zaigu adostasun inportante bat lortu dugula partez poztekoa dela balorean jarri beharrekoa dela eta sinatzaileak izan diren gainerako taldeen baimenarekin irakurriko nuke bozketan jarriko dugun erdibidekoa eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio eaeko hezkuntza zentro guztietara

euskara hezkuntza prozesuaren ardatza eta ingelesezko edo beste atzerriko hizkuntza bateko prestakuntzan hobekuntza eta aurrerapen esanguratsuak halaber

eta familien hizkuntzaren aitortza kontuan hartuko dituzte proiektu horien helburua izango da herritar euskaldun eleanitzak sortzea

ikasle guztiak gai izan daitezen euskaraz eta gaztelaniaz benetan moldatzeko

edo atzerriko beste hizkuntza batean eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio irakasleen hizkuntza gaitasuna eta hizkuntza didaktika hobetzeko

eta azken puntua eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio hezkuntzan hizkuntza normalizaziorako urratsak ematerakoan ikastetxetik

hizkuntza normalizaziorako neurri eraginkorrak txertatuz gainerako politiketan eta gune soziolinguistikoaren arabera

eta komunitatea sendotuz iruditzen zaigu abiapuntu polita
dela eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos zabala andrea zurea da hitza

oraingoan daukagun eztabaidatzeko gaia gure euskal hezkuntza sistemak duen erronken artean agertzen dena da hain zuzen ere hezkuntza hirueleduna edo eleanitza ez da gai berria

eztabaidatu egin da eta elkarrekin podemosek ideia argi bat dauka gai honi lotuta hizkuntza ereduak agortuta daude

euskal hezkuntza sistemak hiru hizkuntza eredutan antolatzen da dakizuen bezala a eredua

asignatura gehienak erdaraz ikasten dira bata izan ezin euskara eta literatura b eredua eta asignaturak erdiak erdaraz gutxi gora behera erdiak euskeraz

ikasleek ikasten dute euskeraz eta asignatura daukate

eskola kontseiluak egindako txostenaren arabera bi mila hamairu bi mila hamabost hezkuntza euskadin hemen ikusten dugu gehienek egun unibertsitateko ikasketak ez direnak gehienek

lanbide heziketa izan ezik halaber lanbide heziketan gehienek

ehuneko hirurogeita hamalauek ikasten dute erdaraz orain arte

ikasten zen ereduaren arabera hezkuntza alorreko emaitzak aldatu egiten zirela alabaina

emaitzek erakutsi dute hori ez dela horrela egiaztatu da hizkuntza ereduen sistemak ez duela funtzionatzen izan ere

azken ebaluazio diagnostikoaren txostena aurkeztu zuen legebiltzar honetan eta adierazi zuen

ez duela euskarazko hezkuntza gaitasuna bermatzen halaber sailburuak zehaztu zuen hori ezin dela soilik eskolaren

hartu baizik eta kalean eta etxean gertatzen denarekin ere baduela zerikusia orain bai

legeak derrigortzen du eusko jaurlaritza neurri zehatz batzuk ipintzea aukera berdintasunean ikasleek

ezagutza praktikoa hala euskaraz nola erdaraz eduki dezaten halaber errealitateak eta ikerketek

hizkuntza ereduak ez dutela betebehar hori betetzen

egin beharko dira ikasle gehienek oinarrizko gaitasunak eskura ditzaten eta ikasle gehienen euskararen eta gaztelaniaren jakite maila nazioartean homologarria eta hezkuntza politikekin gertagarria izatea lortzeko egia da aldagai batzuk beste batzuk baino garrantzitsuagoak direla helburuen lorpena zehazteko garaian baina alderaketa

ikusiko dugu gu beste hezkuntza sistema

funtsezko alderdia dela gure sistema sare publikoaren eta hitzartuaren artean banatuta egotea eta sare bakoitzaren barruan hiru hizkuntza eredu izatea a

irakurrizko ulermena funtsezko gaitasuna da gainerako gaitasunetarako baina nahiz eta emaitza europar batasuneko gainerako herrialdeetakoen parekoak izan eta herrialde horietako emaitzen maila eta gurea antzekoak izan emaitzak homogeneoak irakaskuntza hizkuntzaren eta familia hizkuntzaren eta probak egiteko erabiltzen den hizkuntzaren artean dikotomia dagoelako bostehun ereduaren barruan desberdintasunak ez dira batez ere egiten den hizkuntzari buruzkoak baina proba euskaraz egin denean lortu den balioa positiboagoa da itzartuan

egin zutenek emaitza erlatibo okerragoak izan zituzten

ereduaren barnean emaitzak ez ziren jaitsi familia hizkuntza

eta irakaskuntza hizkuntza euskaraz zutenen artean

bi mila hamabiurteko emaitzekin alderatuta honekin azken finean aztertutako konpetentzietan eskola publikoaren a eta b ereduetan

orokorraren barruan emaitza ez homologatuak mantentzen dira eta hori kontuan hartu beharra daukagu ezin dugu onartu

ekitatean eta inklusiboan inbertitu ez egokiek eta etorkinek atzerapen akademikoa pairatzen dute derrigorrezko hizkuntza

bukatzean egokitasun indizea errepikapenekoaren alderatuta bikoitza da eta bi sareko ereduaren ikasleen artean ama hizkuntzan erantzuten dutenez diferentziak mantentzen dira emaitzetan gu

euskara ardatz antolatzailea izan da hirueledunaren aldeko edo eleanitzaren aldeko apustua egiten dugu hori bai

ikastetxe bakoitzaren berezko hizkuntza proiektutik abiatuta derrigorrezko

ikasleriak euskara eta gaztelania komunikatzeko ahalmena bermatuko duen eredua aldarrikatzen dugu hirugarren

hizkuntzarako be bateko maila eta euskarako

pozten gara akordio egoki batera iritzi garelako gehiengo

eskerrik asko eskerrik asko zabala andrea euskal sozialistak pastor jauna

clara y concreta muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko batzordeburua eguerdi on guztioi esan den bezala makina bat aldiz

hirueletasunaz dela eleaniztasunaz edo euskal ikasleek bi hizkuntza ofizialez gain atzerriko hizkuntzak ere ezagutzearen garrantziaz

gai benetan interesgarria iruditzen zaigu baina ez dakit erabiliaren erabiliaz

bat nator ubera andrearekin eleaniztasuna ez dago eztabaidan

helburuan ikasle euskaldun eleanitzak prestatzean guztiok ados egonik behin eta berriro gaia hau eztabaidatzeko onik egiten al dio guk behintzat zalantzak ditugu horregatik epe motzeko eztabaidaz haratago gure talderentzat eleaniztasunari dagokionez

gogora gaurkoan eleaniztasunak aspaldi du toki garrantzitsua euzko alderdi jeltzalearen pentsaeran eta baita proposamen eta egitasmoetan ere

esparruan milaka herritar dira euskadin bi hizkuntza ofizialak euskara eta gaztelania

eta gainera gero eta formaltasun eta konplexutasun maila handiagoarekin hainbat dira errealitate hori ahalbideratu duten faktoreak baina zalantzarik gabe eskolak ekarpen izugarri egin du azken hamarkadetan

baina eskola bakarrik aipatzea motz geratzea izango litzateke horregatik aipamen berezia egin nahi diet hezkuntza arloko profesionalei eta horiek egin duten ahaleginari eta baita milaka familiek askatasun osoz egin duten hautuari ere bide luzea egin dugula ukaezina da baina bide

gainditzeko hogeita bat mendeko euskal gizarteak

logikoa da eta logikoa denez eskolak ere zentzu berean bere ekarpena egiten jarraitu behar du europako batzordearen hezkuntza eta prestakuntza bi mila hogei izeneko europar lankidetzarako esparru estrategikoak berak

ama hizkuntzaz gain beste bi hizkuntzatan komunikatzeko gai izatea agerikoa da gehienek nekez lortuko dutela maila bere hizkuntza guztietan baina horrek ez du esan nahi modu autonomoan aritzeko maila lortuko ez dugunik ugariak dira europan eta munduan

eta esperientzia hauek oso testuinguru desberdinetan kokatzen dira eta ezinezkoa izango litzateke emaitza onak lortzeko formula bakarra eskainiko duen eredu bakar bat eta bakarra finkatzea

sinesten dugu euskara ardatz duen sistema eleanitzean horregatik hizkuntza proiektu eleaniztunak euskal autonomia erkidegoko ikastetxe guztietara

beti ere euskara lehenetsita edo bestela esanda euskara ardatz duela zergatik ardatz

gaur egun desoreka soziala bizi duelako euskarak eta hori konpentsatu beharra dagoelako gainera mila bederatziehun eta laurogeita hamabiko europako kartak behartu egiten gaitu erregio edo gutxiengoen europar hizkuntzak babestera horietako bat baita euskara euskara ardatz izatea bezain garrantzitsua iruditzen zaigu hizkuntza proiektu eleanitzak lantzeko orduan gune bakoitzeko errealitate soziolinguistikoa kontuan hartzea ikastetxe bakoitzeko proiektuak lantzeko orduan tokian tokiko inguruabarra eta ezaugarriak

eta hizkuntzen arteko bizikidetza ere ezinbesteko elementua da hizkuntzen arteko borroka alde batera utzi eta hizkuntza pluraltasuna balioetsi aitortu eta txalotu egin beharko genuke eta hizkuntzen bizikidetza lortze aldera legebiltzar taldeok ere eredugarri izan beharko genuke

edozein direlarik ere irakasteko moduari dagokionez hainbat ebidentziek erakusten dute hizkuntzak modu integratuan irakastea oso garrantzitsua dela gure ustez funtsezkoa da ikastetxeek eta irakasleek hizkuntzak modu integratuan tratatzea

helburuaz gogoeta egitea eta ondorioz edukiak nahiz metodologia egokitzea horregatik

hizkuntza bakoitzak berezkoa duena landu behar da ikasleak modu egoki eta eraginkorrean erabili ahal izan dezan egoera bakoitzerako hautatzen duen

hori dela eta hizkuntza irakasleez haratago begiratu behar dugu eta eskola osoa egon behar da inplikatuta egiteko horretan irakasleen hizkuntza eguneraketa eta hizkuntzen didaktiken inguruko prestakuntza sustatzea garrantzitsua dela uste dugu batez ere lehen aipatutako hizkuntzen tratamendu integratu eta integralari dagokionez

izan ere milaka dira familiakoa edo etxekoa ez duten hizkuntzan ikasten duten neska mutikoak familien hautuaren ondorioz

inguruabarrengatik murgiltze eredu batean daudenak podemosek

praktikan egungo ereduen sisteman hiru eredu bakarrik existitzen ez diren bezala

desberdinak izatea euskararen erabilera sozialari dagokionez behin baino gehiagotan esan dugu hemen eskolak asko egin duela baina euskararen normalizazioaren alde eskolak bakarrik ezin duela aurrera egin eta eskolari ezin diogula eskatu eskolak eman dezakeena baino gehiago horregatik

eta ubera andrea nire bizitzan gutxienez egunero dira euskararen eta txantxangorriaren egun zoragarriak nik hala bizi dut behintzat ez dakit zuk nola bizi duzun hizkuntzen europako markoa dela eta marko hori ez dago pentsatuta eskola sistemekin irakaskuntza sistemekin erreferentzia bat da

batez ere bi arrazoiengatik batetik helduentzako pentsatuta dagoelako

atzerriko hizkuntzetarako pentsatuta dagoen markoa delako horregatik garrantzitsua da erreferentzia bezala hartzea baina ezin da inolaz ere erreferentzia bakarra izan

bi mila hamaseiko martxoan eusko jaurlaritzak euskal hezkuntza sistema hobetzeko plan bat landu eta onartu zuen eta plan horrek hainbat ildo estrategiko zituen eta horietako bakoitzean hainbat azpiatal jasotzen zituen

hobekuntzarako alorrak hobekuntzarako neurriak eta lorpen adierazleak eta batek zerikusi zuzena du gaurkoan eztabaidagai dugun kontu honekin elebitasuna hizkuntza eleaniztasunaren baitan du izena

hartzen da eta hainbat neurri proposatzen dira aipatutako proiektuak bideragarriak izateko nola ez gutxienez hiru hizkuntzatan

baina asko dira gaur egun horretarako gai diren profesionalak bat gatoz ingelesa

ez duela esan nahi inondik inora beste atzerriko hizkuntza batzuei ere atea ixten diegunik eta landu beharreko arloen artean besteak beste daude

ingelesezko irakaskuntza areagotzea eta zabaltzea prestakuntzan aurrera egitea ikastetxe guztiek euren hizkuntza proiektua lantzea

podemosen zuzenketan aipatzen zena eta unibertsitatearekin zuen zerikusia kontua da euskal unibertsitate sistema osatzen duten unibertsitateek unibertsitate planean aurreikusitakoa jarraituz eta garatuz lortzen dutela finantziazioa euskeraren normalizazioari dagokionez helburu batzuk finkatzen dira

berriak sortzen dira horregatik ez genuen leku egokian ikusten zuzenketan

erdibidekoari dagokionez ubera andreak dagoeneko irakurri du pozik gaude sinatu dugun erdibidekoarekin pozik gaude gehiengo zabal bat lortu duelako

jokatu dugula akordio on bat lortu dugula gizartearen nahiei ondo erantzuten dien

guretzat funtsezkoak diren elementuak islatuta agertzen direla

euskara ardatz hartuta hori da euskal gizartearen gehiengoak eskatzen diguna eta hori da gure ustez

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkariak

zuek etengabe madriletik hemen nafarroan toki guztietan etengabe egin duzuenean gura askatasuna gure aukera

urratu horretan aritu zarete euskarari bidea ixten gure eskubide bidean ixten eta gure askatasunari eta aukerari bidea ixten eta horren adibide dira

hor ditugu ez dakit zenbat errekurtso udaletan aktak euskaraz jasotzeagatik

uniformizatzaile deszentralizatzaile bat euskararen kontra gure nortasunaren kontra eta abar eta abar hori zarete zuek orduan benetan begiratu ispiluaren aurrean eta hortik aurrera hasiko gara hitz egiten zeren eta eztabaida hauek serioak dira

demagogia gutxiago eta eginkeria gutxiago sémper jauna horretarako

beste eszenatoki batzuk edota beste plato batzuk baina iruditzen zait kamera hau beste seriotasun batekin hartu behar dela eta gai hau benetan serioa

guk sinatu dugu gaurko erdibidekoa pentsatzen dugu abiapuntu

bidea eman dezakeela benetan garai berriek eta herri honek etorkizuna izan dezan eta eskatzen duen norabide horretan ikusi egin beharko da zer ematen duen zeren eta gertatu daiteke dagoenetan geratzea eta orduan alferrikakoa izango da gu gara

herritar euskaldun eta eleanitzak gu gara nahi ditugunak herritarrak ahalik eta gaitasun gehien izatea

ingelesa txinatarra alemaniarra frantsesa hizkuntza guztiei nortasun guztiei errespetuarekin eta zuek euskaldunei ez daukazue inolako errespeturik

mesedez kontuz egin dituzuen adierazpenekin

ekintzekin zeren eta bakoitzak egiten dituen ekintzekin eta jokabideekin

zer den eta beti zuek eztabaida hau mahai gainean jartzen duzue euskara gutxiesteko euskara baztertzeko eta euskara alboratzeko

ikusi dugulako hainbat ekintza hainbat proposamen beti ingelesa aitzaki bezala hartu zuek izango bazinete bezala irekienak munduko

identitate eta hizkuntza guztiak aintzat hartzen dituzuenak eta beste batzuk izango bagina bezala

ez ikustea besterik ez hezkuntza komunitate honek herri honek

eta ikustea besterik ez azken txostenean ere euskaldunak bai eaekoak bai nafarrak direla estatu mailan maila

ingelesa hitz egiteko eta behar diren hizkuntzak hitz egiteko kendu gabe besteek ere gaitasun hori izango dutenik baina iruditzen zait ere gauza guztiak normaltasunez eta naturaltasunez hartu behar direla

iruditzen zaigu gai honetan eta arlo honetan urratsak ere eman behar ditugula oraindik ezin garelako konformismoan erori oraindik asko daukagulako egiteko ikustea besterik ez isei iveiren txostena zer adierazten diguten kontutan hartzekoa da ere gure eremuan ditugun errealitate soziolinguistikoak eta eremu bakoitzaren arabera

edo ingelesarekin nola jokatzen dugun edo frantsesarekin nola jokatzen dugun

proiektu eleanitz horietan garapena nola egiten den betiere herritar euskaldun eleanitzak lortzeko

gaurkoan ez dut eztabaidan sartu nahi zeren eta iruditzen zait inportantea dela gaur lortu dugun adostasuna

ikusiko dugu noraino iristen den eta hor ere izango ditugu

behintzat ireki nahi izan dugu bide hau iruditzen zaigulako azken urteetako beste etapa batzuei bidea ixten diela

azken aldian ikusi ditugun hainbat ekimen zuen gobernuaren aldetik esaterako

lanpostu batzuk aurretik hizkuntza eskakizuna zutenak eta orain euskara hizkuntza eskakizuna kendu zaiena

herritarrek aukera daukate beste hainbat hizkuntzetan gaitasunak eskuratzeko portugesez katalanez baina euskaraz ikasteko

orduz kanpo ikasi behar dute euskeraz hori lanbiden

edo unibertsitatean zer gertatzen ari den edo lanbide heziketan orduan hor ulertuko duzu zalantzak eta gure kezkak baina konfiantza boto bat eman nahi izan dugu eta iruditu zitzaigun inportantea dela urratsak ematea egoerak hala behartzen gaituelako benetan gure herritarrak ahalik eta gaitasun gehien izan ditzaten nahi dugulako eta iruditzen zaigu

zuk esan duzun bezala eta mundu globalizatu honetan etengabe interakzioan egonik

edota bestelakoekin behar beharrezkoa du diskriminazio positiboan oinarritutako
hizkuntza politika eta momentu askotan amaitu mesedez faltan bota izan ditugu politika horiek eta espero dugu legegintzaldi honetan urratsak positiboki ematea benetan sinesten dugulako herritar euskaldun eleanitzetan eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos zabala andrea zurea da hitza

mila esker presidente andrea lehenik eta behin kontutan eduki behar dugu

eleanitzak nahi baldin baditugu derrigorrez irakasle eleanitzak eduki behar ditugula beraz gure proposamena

ala eta guztiz ere guk eskatuko genioke eusko jaurlaritzari plan bat irakasleentzako

guk ikusten dugu derrigorrezkoa edo beharrezkoa dela

ingelesezko irale bat sortzea helburua progresiboki ehuneko hogeita hamabosteko gehitzea ehuneko irakasle gaitasuna duena

emateko eta hori noski egun batetik bestera ez da lortzen baizik eta modu ordenatu batean eta progresiboki lor daiteke horrek baimenduko luke edo bermatuko luke

eledunak hiru eledunak edo eleanitzak baldin baditugu eta menperatzen baldin badute benetan ingelesa noski euskara ardatz beti hartuta lortuko ditugula gure ikasleek maisu maistra eta irakasle onak eleanitzak

edo hiztunak edukitzea hori albo batetik bestetik orain dela gutxi

presidente berriak komentatu du benetan nahi baldin badugu komunitatea ondo funtzionatzea derrigorrezkoa dela familia eta eskolen arteko harreman onak edukitzea komunikazioa

nire ustez honetan ere sakondu egin beharko genuke eta kontutan edukita

hau da ikusten baldin baditugu azken urteetako

familiak oso garrantzitsuak direla komunikazioa familiarekin benetan emaitzetan

eta iruditzen zait egoera horri behintzat begirada bat edo azterketa bat eman beharko genioke beste alde batetik

itunpeko hezkuntzan ikusten ditugu ereduak modu desberdinean sailkatzen direla

b ereduan ehuneko berrogeita bosta eta azkenean hauek

errealitate soziolinguistikoa tokian tokiko errealitate soziolinguistikoa eta azkenean a eredua gutxi gorabehera beherantz doa

geratzen da honekin esan nahi dizuedana da

nire ustez berriro aztertu beharko genuke pozik gaude elkarrekin podemosek

lortu dugun akordio honetaz iruditzen zait

benetan arrakastatsua izan daitekeela eta saiatuko gara elkarrekin podemosek beste talde guztiekin

egiten benetan gure hezkuntza sisteman denok nahi dugun hezkuntza sistema benetan arrakastatsua eta

eredugarria izan ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko zabala anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar burua sémper jauna

zen unibertsitatearekin zerikusia zuena unibertsitate planarekin zerikusia zuena irakasleen hizkuntza gaitasunarekin bat gatoz prestakuntzan aurrera egin beharrarekin batez ere lehen esan bezala

baldin eta hizkuntzen irakaskuntza integratu bat egingo badugu hori zen

gure diferentzia bestetik

euskal hezkuntza sistema etorkizunean eleanitza izango dela nahitaez eleanitza izango dela

izango dela eta gutxienez hiru eletakoa izango dela eta neurri apalagoan bada ere lau eletakoa ere izan daitekeela aurreikus dezakegula eta ubera

pozez hartu du akordioa baita guk ere nik hala adierazi dut eta uste dut gainera jaurlaritza konpromiso zehatzak hartu dituela kontu honi dagokionez

batetik euskara ardatz duen hezkuntza sistema eleaniztunean ikasleek bizitzaren arlo desberdinetan bi hizkuntza ofizialak era egokian eta eraginkorrean erabiltzea eta atzerriko hizkuntza nahikotasunez erabiltzeko gaitasuna bermatzea ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza proiektua lantzea ingeles hizkuntzaz gain beste ikasgai bat ingelesez irakastea orokortzeko eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan

ikasteko plangintza egitea gelan eta gelatik kanpo ere euskararen erabilera sozialerako aukerak eta esparruak areagotzea aukerak eta

eleaniztasunari dagokionez legealdia modu bikainean hazten dugula uste dugula legebiltzarraren gehiengo oso zabal batek argi utzi duela bere jarrera eleaniztasunean aurrera egiteko nahia euskarari lehentasuna ematea gizartean duen desoreka soziala gainditzeko irakasleen hizkuntza prestakuntzan aurrera egiteko
eta zentzu horretan eta hemendik abiatuta uste dugu elkarlanerako aukera ugari izango ditugula besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu euskal talde popularraren legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

euskal sozialista elkarrekin podemos eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da